eta banan bana bozkatuko ditugu emendakiñak

eskua altxatuta egingo dugu errazteko eta

pasa dezagun ondorioz lehenengo alderdi sozialistaren

bozketa hasiko dugu lehenengo alderdi sozialistaren lehen emendakina bozkatuko dugu aldeko botoak

abstentziorik ez ondorioz onartuta geratzen da zuzenketa alderdi sozialistaren bigarren zuzenketa hemen dago zuzenketa txiki bat

emendakinetik ebazpenetik bigarren ebazpena aldeko botoak

egia da

eh bildu eta alderdi sozialistaren arteko transazionala zein baztertzen da eta bilduren zein baztertzen den bilduren bat lehenengoa lehenengoa eta alderdi sozialistaren bigarrena bigarrenarekin trantsatua eta bozkatzen dugu una transaccional entre bildu y el partido socialista

eta bilduren lehenengoa horiek biak aldez aurretik baztertu dira erdibideko zuzenketa aurkeztu ahal izateko aldez aurretikako eskakizun bat da

prieto jauna erdibideko zuzenketa bat zegoen eh bildu eta alderdi sozialistaren artean alderdi sozialistaren bigarren ebazpena

zure baimenagaz bertatik legelarien iritzia edukitzea gura genuke aklaratzen baldin badira behintzat bai

errezeso bat egingo dugu zeren ez gara gehiegi enteratzen eta